mila esker eskerrik asko egibar jauna legebiltzar taldeen mintzaldiak amaituta jarraian

legebiltzarburu andrea legebiltzarkide jaun andreok arratsalde on guztioi orain arteko

legebiltzar taldeen lehenengo parte hartzetik nagusiki atera ditudanak birpasatuz

bozeramaileak edo ordezkari nagusienak esan dituenak batik bat eta

geroagorako utziko ditut egindako kritika edo bai pertsonalak edo bai lehendakari gisa dudan erantzukizunari buruzko

holakoak ildo horretatik joan direnak geroagorako utziko ditut

lotura eusko jaurlaritzaren zereginarekin ez bakarrik nirearekin baizik eta eusko jaurlaritzaren zereginarekin eta horretan

aurrerantzean nire parte hartze honetan lehenengo legebiltzar taldeek esandako gauza batzuei erantzun ondoren aipatu egin duzu

erantzukizunarena nik

apuntatu egin ditut bai pnv pseren arteko paktua edo itunari buruz

azpimarratu egingo dut planteatu egin dituzu bai erakunde publikoaren sistemaren birmoldaketarena edo eraldaketarena eta horrekin lotura egin duzu bikoizkerien edo bikoiztasunen ponentziarekin baita ustez gure lurralde historikoen legeari uko egiten diogula bere eraldaketari eta nik goizean

aipamen egin ditut horretaz baina bat bereziki nola inbestidura saioan ere horri ez niola ukorik egingo esan egin nuela zuri espreski zuzenean erantzunez aipatu egin dituzu bai dauden urte honetan urte latz honetan

edo planteatu egin duzu guk proposatu egin beharko genituzkeela krisialditik irteteko

aipatu egin dituzu zure kritiketan erronkak zeintzuk izan beharko liratekeen baina aldi berean kritikatu egiten gaituzu jaurlaritza honek dena dagoen bezala utzi egin nahi duela edo

estatus berriaren eztabaida horretan edo kontu horretan baita azkenean etaren porrota giltzarri hartuz

hemen izan diren partaidetzatik nik laburbilduz esango nituzke eta

nik eskertzen dizut eta eskertzen dizkizut zure ekarpenak benetan

eta eskertzen dut zure gogoeta baina behin eta berriz horrelako eztabaida

askotan eta kasu honetan ere zure ahotik entzundakotik pentsatzen dut gogoeta orokorrak gogoeta orokorrak ekonomiari buruz ekonomiaren egoerari buruz jatorria zein den

gogoeta orokorrak kapitalismoari buruzkoak eta behin eta berriro entzundakotik nik uste dut gauza bat

eta da errealismoaren printzipioari atxikitu egin behar gatzaiola

gauza bat bai argitu egin nahi dizut defizitari buruz eta zorpetze mugari buruz egin duzun aipamena ez da bidezkoa

guk amore eman dugunik bakarrik ehuneko bat koma bia onartzerakoan eta hori espainiako gobernuak proposatu edo inposatu egin duelakoan ez

gure asmoa bazen bat koma hirurena izatea eta asmo hori izan dugularik baina ezin izan dugularik defizitaren muga horretan

malgutasun horretara iristea lortu egin dugu zorpetzea beste dezima bat eta lortu egin dugu

zertarako erabili behar dugun lortutako defizita beraz gauza biak batera aztertzea eskertuko nizuke ez bakarrik

eskuratu edo ez dugula lortu nolanahi ere holakoak esan eta gero bada jaurlaritzaren ildo politikoari dagokion osoko eztabaida hau eta

gogoeta egiterako orduan hau da ondo dakit une honetan

gizarteak krisi garai honetan zein behar izan duen goizean aitortu egin dut eta honekin batera bigarren ideia bat gure herriak

gaurko mintzaldi guztietan aipatu da erronka horien garrantzia lehenengo eta behin krisi ekonomikoari aurre egitea

badakigu bizi dugun egoeran baliabideak oso urriak direla bigarren erronka bat bakea eta bizikidetza lortzea da badakigu

herrialde honetara itzultzea era berean betebeharra dugula memoriarekin

eta biktimentzako ordainarekin lehen esan dudan bezala quiroga anderea

euskadirako estatus politiko eta juridiko berriari aurre egiteko aniztasun politikoa aitortzea egongo da oinarrian baita akordioak eta itunak egiteko borondatea ere eta kasua balitz gero zehaztuko dut nire gogoeta mintzaldi guztietan agertu dira hiru erronka hauek bai suspertze ekonomikoarena edo berpizte ekonomikoarena bai baketa eta bizikidetzarena eta baita estatus politiko juridikoari buruzko diren kezkak nabaria da indar politiko desberdinek erantzun desberdinak planteatzen dituztela

borondatea bera guztiontzat da hobe eta hobea arazoei aurrea hartzea atzetik joatea baizik eta aurrea hartzea gaurko eztabaidak are gehiago sendotzen du nire usteetako bat sinestarazita nengoen uste horrekin eta oraindik ere horrela nago eta zen da herri akordioak

une kritiko batean gaude aldaketa garaia da garrantzia handiko unea ez da euskadiren historiako edozein une trantsizio

horixe da legegintzaldi honen berezitasuna uneko erronkei erantzuteko aukeratu gaituzte badakigu

eta guk egin dezagun beraz orain egin dezagun eta hemen egin dezagun aukeratu gaituzte argi daukat voy a pasar a lo que ha sido una

esandakoan zein den jaurlaritza honen ildoa zein den orientabidea zeintzuk diren orain arteko ekintzak eta zeintzuk diren

lehena aitortzen administrazio publikoan beste alde batetik doikuntza handiagoa egin behar dela kontua da orain esateaz gain adibidearen bidez predikatzen dugula errazagoa da murrizketa horiek aplikatzeko erabakia hartzea

badiozu lehenengo eta behin ideia bat azpimarratu nahi dut honetan gobernuak neurriak hartu ditu bere egiturari eta sektore publikoari eusten goizean ere esan egin dut baina berretsi egiten dut

euskadiko gobernu batek ere ez du horrelako neurririk hartu inoiz

hala ere balioa eman nahi diet azken bederatzi hilabeteetan hartu ditugun akordioei eten gabe hartu baititugu adibideak ez dira falta aldundiekin ekintzailetzan alorrean akordioa udalekin euskaldeko enplegu planen alorrean

finantza erakundeekin eta elkarren bermerako sozietateekin enpresei finantziazio bide berriak eskaintzeko profesional eta autonomoekin akordioa renove planetarako gasteizekin akordioa

errioxarekin akordioa osasun arloan zerbitzua bermatzeko lehen aukera lanbide heziketa eta unibertsitatea martxan jartzeko akordioa

lehenengoa akordio bat espainiako gobernuarekin defizitaren eta zorpetzearen arloan akordioak beraz lortu egin ditugu jaurlaritza honek bederatzi hilabeteetan akordioak lortu egin ditu erdi beteta ikusten dut beraz botila eta ziur egun

espainiako gobernuarekin aipatu egin dut defizitaren eta zorpetzearen

hartutako akordioa oso txikia dela baina lehenengo akordioa da atea irekitzen duena egiteke dauden gaiak garrantzi handikoak dira baita nire ustez

edo ez genuela atea irekitzen jakin baina orain badago zirrikitu bat

eta horretarako hitza hartzen dut hemen jaso egin dudan eskaintza jaso egiten dut eta neurea egiten dut bultzatzen jarraituko dugu atea parez pare ireki dadin akordiora

alde biko akordioa aldebikotasuna alde bien ardura da eta horren arabera jokatzeko baino ez dugu eskatzen akordio politikoa beharrezkoa da esan dut pozik nagoela alderdi politiko guztietako kideak eseri egin garelako mahai baten inguruan pozik nagoela

ditugulako edo bildu egin ditugulako erakundeen artean

alderdien arteko azken akordioarengatik aurrera egin dugu akordioen garaia sortu egin dugulako bederatzi hilabete hauetan zehar ez bakarrik jaurlaritzaren ekimenari esker baita alderdi politiko ezberdinen borondateari esker edo erakunde ezberdinen arteko

eta adostasun aldi berri bati ekin diezaiogun elkarrekin da baita nire desioa eta nire aldarrikapena herriak hala behar duelako eta horixe da

eta jaurlaritza honen gobernu honen egitekoan den bigarren ardatza bakea eta bizikidetza eta hemen berriz aipatu nahi ditut hemen entzundakoetatik aurrera begira

oinarrian demokrazia zintzotasuna eta konpromiso etikoa izango dutenak izpiritu konstruktiboa behar dugu egungo jardun politikoan

eraikitzeko bai giza garapena eta gizarte kohesioa bermatzeko bai baina etorkizun berria eraikitzeko bakean eta bizikidetzan ere bai

indarkeriarik gabeko euskadi eta lehen esandakoari gehituz jazarpen terrorista betean gauza izan ginen eseri eta hitz egin ahal izateko gai izan ginen legebiltzar honetan bake ponentzia bat egin eta akordioetara iristeko aurreko legealdian orain

inoiz baino beharrezkoago den neurri berean

halakorik berriz ere gerta ez dadin euskadin ezin atzeratuzko erronka da hori nire ustez guztion ardura da zeregin hori eta neure gain hartzen dut jaurlaritzaren ardura baina berriz diot premia handikoa da elkarrekin eraikitzea etorkizun berrirako begirada

ildo horretatik ondo dakit zorra kitatu behar dugula baita ere iraganarekin eta gertatu denarekin beharrezko iruditzen zait baretasunez eta objetibotasunez irakurtzea aurreko legegintzaldiko ponentziaren akordioa

koma bat ere ukitu gabe hasi dugu bidea bat nator aurrerago egin behar dugulakoan hala ere nahiago dut lauren arteko akordio txikia

berriz diot integraziorako eta ekintzarako borondatea dugula bihar etsi amaitzen da planari buruzko proposamenak aurkezteko epea integraziorako ahalegin betea

horrekin batera ekintzarako hitza ere ematen dut jaurlaritzak

etorkizun politikoari buruz eta azken atala deritzolarik urteak eta urteak eman ditugu esaten terrorismoak ez zuela batere zentzurik behin eta berriz esan dugu ideia guztiak defenda daitezkeela demokrazian hauxe dugu

jardueraren gidari datozen hilabete eta urte hauetan

lan egingo dugu galdera horiei erantzuteko hemen egin nahi dugu eta ahalik eta akordio handienarekin lehentasunekin hasiko naiz zalantzarik gabe enpleguaren legegintzaldia da hau aipatu egin den bezala denok horrela azaldu egin dugu eta gure partetik ez gara ezkutatuko ez dugu pentsatuko

erantzunak emateko aukeratu gaituzte eta erantzun egingo dugu hori da gure erantzukizuna askotan esan

bederatzi mila hirurehun eta hamasei milioi euro izango lituzkeela aurten eta aurreko urteetan urte batean

beste urte batean hamar mila zazpiehun milioi eta beste urte batean

gaur hemen gabeziak agertzen direnean neu izaten naiz aitortzen lehenengoa

eta ez dut promestu bete ezin dudanik inoiz ez dut egin eta ez dut horrelakorik promestuko hitz eman dudan gauza bakarra da

aurrekontu kudeaketan behar bezala doituko ditudala gastuak eta diru sarrerak hitza ematen dudan gauza bakarra da

arduratuko naizela lehena naiz aitortzen lehen baino beharrizan gehiago eta baliabide gutxiago dagoela baina bihar erantzun ahal izateko gaur bete egin behar dugu herritarrek argi izan behar dute gaurko zorroztasunak

al gran reto que es euskadi ekimena hartu behar dugu bai une kritiko batean dago euskadi eta hala izan behar da eta ala egingo dugu

ezinbestekoa da balioak finkatzea gardentasuna eta egia aipatu egin ditut goizeko saioan elkar ulertzeko eta adostasunak lortzeko modu berri bat aipatu egin dut politikaren esanahi morala berreskuratzeaz ari naiz hizketan

asko egin dugu bederatzi hilabeteetan aipatu egin ditut hainbat ekintza egin diren gauzak aipatu egin ditut ildoak nondik nora joango garen aipatu egin dut

aipatu egin ditut gaur egunerako eta etorkizunera epe laburrean izango diren gure ekimenak baina gehiago egin behar dugu sinetsita nago aldaketa ekarri behar dugula euskadin politika egiteko egon izan den moduan ziur nago legebiltzarkide jaun andreok

amaitu egin behar dugula itunaren kultura berreskuratu egin behar dugu

eta hori da jaurlaritza honen konpromisoa eta hori da jaurlaritza honi babesa ematen dion legebiltzar taldearen euzko abertzaleak taldearen konpromisoa eta bere lana eskertuz guztioi eskerrik asko

eskerrik asko lehendakari jauna erantzunen txandara pasaz